mistoa upyd legebiltza taldeak egindako legez besteko proposamena etak egindako krimen ebatzi gabeak

berraztertu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko proposamena egin duen taldearen txanda da mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko maneiro jauna zurea da hitza

nada mas y gracias eskerrik asko maneiro jauna jarraian zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den pastor jaunak du hitza

eskerrik asko barrio jauna jarraian eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

osoko emendakina argia dela eta ez da ihesian

zuek aipatutako gaia sakonnsakonean aipatzen du

bai upydren eskutik baina zuk jorratu duzun diskurtsoaren arabera

aipatu nahi baldin bada hau da zigorgabetasuna inpunitatearen gaia aipatu nahi baldin bada hemen garbi dago inork ez diola inongo agindurik eman justiziari bere lanetan eteteko inork ez dio eman

epaiketarik ez da suspenditu ni dakidala zuek agian zerbait dakizue baina hemen zigorgabetasunaren edo inpunitatearen debatea ekarri nahi baldin bada

zantzuak edo probak esan ezazue non eta zer gertatu den

saiakera bat gero bidean gelditu da beste proposamen bat eta hau hirugarren gaia da nik uste dut guztiok bakea bizikidetza espetxe politika

arazoaren edo arazo politikoaren inguruan daukagun eztabaida nik inpresioa daukat agian

urte gehiegitan ikusi dugulako edo ikusi ditugulako antzeko debateak eta niretzako klabea da

geure iragan horretatik iragan horretatik bakoitzak eduki dugu geure estrategia eta iritsi gara halako

eta jakinda biribilgune hori aurkituz gero hortik

bakarren batzuk nire uste apalean erabaki dute hartzea berriz biribilgune horretan bueltak ematen jarraitzea

momentu honetan zigorgabetasunaren debatea aipatzeak

eta bakarren batek ikusiko du biribilgune horretan erdian badago hor monumentu bat eta batek esango du hori

errespetuagatik hemendik aurrera ezin dugu joan eta beste batek esaten du

ni biribilgune honetatik ez naiz irtengo gatazka politikoaren klabeak eta ondo konponduko dudanaren

eta eusko alderdi jeltzaleak bai joan den astean

bere debatean eta gaur goizean nire ustez eh bilduk erabaki du

hau da joan den asteko enpatea desenpatatzeko aukera izan eta erabaki du beste buelta bat emango dugu denbora irabazi dezagun

bakarren batek pentsa dezake ez bidea egiten ari gara bidea egiten ari gara

etaren desagertze bidean prozesu bat egon behar dela aurrez aurre eduki duzue proposamen hori bozkatzeko eta esan duzue

aukera bat da baina segi jiraka biribilgunean alderdi popularrak ekartzen du beste zerbait

upydk markatzen du nolabaiteko gai honetan terrenoa eta biak zabiltzate bai alderdi popularra eta alderdi sozialista distantzia batetara

ibilbide horretan eta esaten da ez ez gehienez buelta pare bat eta atzera berriz igual buelta eman beharra daukagu

ez dut esango etaren su etenak izugarrizko aldaketa ekarri duenik zergatik egia da nobedadeak benetan nobedadea izan da

eta ez dut esango horrekin garai berri bat martxan jarri denik baina egun genuen

eta pare parean azaltzen zaigu jakina giza eskubide urraketa guztien artean dauden ardurak zuritzea

argitzea ez ahaztea inpunitatea litzateke hori baino argitu egin beharko da kontuak eman beharko dira eta inork ez dio esan justiziari gelditzeko zuek asmatutako zerbait da

aldi berean garbi dagoena da

bere suetenarekin behin betirako indarkeriaren amaierarekin errealitatea aldatu duenez

espainiako gobernu ezberdinek gure iritzian legearen kontra erabili izan duen espetxe politika

errotik aldatu egin behar da besteak beste bergizarteatzearen

banakoa pertsonala erabiltzen hasi behar delako eta agian bakarren batzuk hori ez dute ikusi nahi

da datozen urtetan edo denboretan izango dugun bidea

eta hor ezin daiteke mendeku bila ibili zergatik azkenean pertsona bat

eta biktimei errespetu osoa gordez garbi dagoena da sistemak penaren eskutik

ez mendeku bila ibiltzea eta hori azpi azpian dago nik uste dut debatearen azpi azpian eta eusko alderdi jeltzalea joan den astean

irten gaitezen eta marka dezagun eta desagertzeko bide bat

ezberdinek ardura ezberdina dituzte guk ez ditugu goreneko ardurak bainan

eusko legebiltzarra eusko jaurlaritza agian zerbait egin dezakegu horretan ere

guk proposamen bat egin genuen eta enpatea egon zen eta ezker abertzaleak erabaki zuen

eta gaur proposatzen dugu beste gauza bat eta da

etaren suetenak behin betirako indarkeria amaitzea erabaki zuenetik aldarrikatu zuen garai hartatik errealitate hori aldatu dela eta zigorgabetasunaren printzipioa aipatu gabe alderantziz esanez

eskubideen urraketa dagoen tokian eta kasu guztietan

espetxe politika aldatu egin behar dela errotik aldatu egin behar dela eta aldi berean proposatzen genuen eta ikusiko dugu noiz

bozkatzen den legebiltzar honetan osoko bilkuran bake eta bizikidetzako batzordea antolatu egin behar dela beraz

ez hiru bide hiru aukera zergatik garbi dagoena da biribilgune rotonda horretatik irten beharra daukagula iragana ahaztu gabe

dator eta gu ere gatoz atzetik iritsi gara puntu honetara eta aurrera egin behar dugu

batzuk egiten ditugu direkzio horretan norabide horretan eraginkorrak eta eraikitzaile izan gaitezen

guztion artean antolatu dezagun ez dakit antzua izango den gure estrategia bainan konbentzituta gaude esperientziaz eta

aztertuz bidea hori dela guztion artean egin beharreko bidea baina mesedez

hausnarketak hausnarketa eta errespetatu ditzagun geure posizioak guk geurea mantenduko dugu

ez dakit zenbat alditan enpatatuko dugun edo ez dugun

bakoitza datorrela datorren tokitik aurrerantzean zerbait txukuna eta sendoa eraiki nahi baldin badugu

hori da gure posizioa eta hori izango da gure bozkaren
eta baita ere erabakia eskerrik asko egibar jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda

ez duzue parte hartu behar erantzuteko txanda

taldearen ordezkari den maneiro jaunak dauka hitza

y esa queda pendiente muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

nik debateari ez diodala eutsi

atalean diogu giza eskubide urraketa bakoitzaren atzean dagoen ardura argitzea eta merezi duen konponketa traducido

amaituta botoetara jarriko dugu mixtoa upyd eta

erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hamaika ez

ondorioz bertan behera geratzen da erdibideko zuzenketa hau jarraian euskal sozialisten zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita sei ez berrogeita zortzi

erdibideko zuzenketa hau ere bertan behera geratzen da eta azkenik euzko abertzalearen zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita zazpi hogeita zazpi abstentzioak hogeita bat ondorioz berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost bai hogeita zazpi ez hogeita zazpi abstentzioak

enpate berriro ere eta hurrengo plenoan bozkatuko dugu seigarren puntua beste baterako utzi denez gai zerrendako

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena babes judizial eragingarrirako eskubidearen defentsari buruz eztabaida eta behin betiko

ekimena aurkezteko eta aldezteko gallastegui andrea zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda mistoa

nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza

sailburu andrea legebiltzarkideok arratsalde on

de justicia besterik ez eskerrik asko aldaiturriaga jauna
eh bildu ren taldearen ordezkaria den matute jaunak dauka hitza

presidente anderea lehendakaria legebiltzarkideok arratsalde on

aurre egiten dio eta irizpide horiek argi uzten ditugu jatorrizko legez besteko proposamenari aurkeztu diogun gehitzeko zuzenketan

ekarri pertsona asko babesgabe geratzea ekarri duela baina badago aurrekarien zerrenda luzea arazoa orokorragoa dela agerian uzten duena

aurrekari horiek guztiak ez ditugu guk asmatu epaileek fiskalek eta abokatuek egindako elkarlaneko hausnarketan atera dituzte

orotarikoak izan dira aurrekari horiekin agerian geratzen da estatu espainoleko justizia ulertzeko zaila izan bada gaur egun erreformei esker entelekia baten

benetan nahi baduzue gastu judizialak murriztea edo berau optimizatzea ezagutu ezazue audientzia nazionala eta militarrei eskainitako dirua porque lo que

lortuko duzuena da enpresa handiek enpresa txiki eta ertainek

ordaintzea inditex eta herriko denda txikiek gauza bera ordainduko dute

euskal talde popularraren ordezkariaren damborenea jaunak dauka hitza

ustedes están planteando lo contrario eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

jarraian mixtoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak du hitza ez euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

matute jaunak dauka hitza sí

eskerrik asko matute jauna euskal talde popularraren ordezkari den

eskerrik asko damborenea jauna eztabaida amaituta

botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita lau ez

hogei ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta

gai zerrendako zortzigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena ekintzailetzajarduerari laguntzeko planari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko

taldeen txanda euskal sozialistak taldearen

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den etxeberria jaunak dauka hitza

legebiltzarburu anderea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on

ordezkariak du hitza eh bildu taldearen ordezkariak zulaika andrea zurea da hitza

presidenta andrea eskerrik asko sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on denoi lehenengo zenbait datu egoera zein den kokatzeko

langabezi tasak ehuneko hamabosta jo du oso datu kezkagarria gainera zenbait eskualdetan bereziki handitzen eta handitzen ari da ehuneko hamazazpia inguru arabako lautadan

edota enkarterriak eskualdeko langabezi tasa handia gazteriak latz

eta aktibitate tasa begiratzen badugu emakumeen eta gizonen artean dagoen diferentzia kezkagarria da gizonen artean ehuneko hirurogeita hiru koma hogeita zazpia eta emakumeen artean ehuneko berrogeita hamaika koma hamalaua datu hauekin eta errealitate krudel horren aurrean kalitatezko enplegua sortze aldera ekonomia suspertzeko ekimen guztiak beharrezkoak dira

azken hilabeteotan negozioa abiatzen ahalegintzen ari diren pertsonen multzoa

hasi da baina hazkuntza hori zergatik ondo aztertu behar dugu hazkuntza hori kasu askotan egoera larrian dauden pertsonekin gertatzen da

amaitzen zaienean epe motzera besterik aurkitu ezean

prekarietateari ihes egin nahian familia askotan gure ustez batere diru sarrerarik gabe daude oso egoera larrian

hain zuzen ere negozio berriak antolatzera bultzatzen du jendea tamalez horrela abiatutako enpresa jarduera gehienek porrot egiten dute hasi eta denbora gutxira eta zergatik hau proiektu bideragabeak direlako baina hau ez da okerrena

familiak metatutako ondasun apurrak galtzen ditu eta zorpetzen da hori guztia enpresa bat sortzeko zortea izan dutelako

erakunderen batek diru apur bat mailegatu dielako mingarria da

gure aburuz egoera larrian dauden familiak nola erortzen diren lukurreruren atzaparretan nola baliatzen diren familia horien ezaugarritasuna

baldintza onartezinak inposatzeko eta negozioaren porrotaren ondoren

eta bizitza osorako zorpetzera kondenatzen dute

ekintzailetza ikastetxeetatik bilatu eta bultzatu behar da

eta batez ere gazteen ekintzailetza hezkuntza zentroetan behar ditugu pertsona ekintzaileak bilatu prestatu eta lagundu euren ideiak eta proiektuak gauzatzen tamalez gure hezkuntza zentroetan ez dago ekintzailetarako joera handirik

sortzaileen eta bereziki gazteen ideia eta proiektu berriak garatzeko prozedura moduan ekintzailetza

bide nagusia egoera larrian dauden pertsonentzat ekintzailetza ez da irtenbidea errepikatzea bada ere ekintzailetza ekintzaileentzat izan behar da

horientzat arlo honek berariazko plana behar du noski erakundeen arteko eta urte anitzeko plana

zedarritu behar ditu xedea eta helburuak zeintzuk diren

ekintzailetza ez da eta ezin daiteke jo langabeziaren soluzioa berrikuntzaren bitartez aukera berriak sortzeko lanabesa da eta honen bitartez lanpostu berriak sortzea ganbara honetan defendatu den eredu neoliberalaren aurka gaude

pertsonentzat oro har ekintzailetza aukera baino gehiago arriskua da kasu gehienetan

administrazioak ahalbidetu behar ditu bitarteak eta laguntzak pertsona horiek bazterkeriatik ateratzeko hori batez ere desde eh bildu

euskal sozialistak taldearen ordezkariak itxaso jauna zurea da hitza

eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza

euskal talde popularrak euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da gai zerrenda agortu da baina plenoa amaitu baino lehen nahi nuke hau andoni ortuzar jaunaren azken plenoa izanik nire eta guztion izenean agurrik beroena ematea besterik gabe plenoa amaitutzat geratzen da